egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu egun on gai zerrendako lehenengo puntua

eh bildu legebiltzar taldeak egindako lege proposamena araban bizkaian eta gipuzkoan erretiro pentsio duinak bermatzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

aldeko txandan nortzuk parte hartu behar dute eh bilduz gain aldeko txandan

besterik bale orduan blanco anderea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak lehendakaria legebiltzarkide jaun andreok egun on hasteko

kanpoan daudenei eta baita eztabaida hau areto honetatik ezin dutelako jarraitu kalean geratu diren pertsonei gaurkoan araban bizkaian eta gipuzkoan erretiro pentsio duinak bermatzeko

aurkezten dugu gure proposamena ulertzeko azaldu behar da zein den oraingo honetan pentsioen egoera estatuan eh bilduren aburuz

sistema porrot egingo du epe laburrean eta zergatik gaude ziur sistemak gaur egungo kudeaketa ereduarekin porrota egingo duela

eta psoek martxan jartzen dituzten politikak ikuspuntu neoliberaletik planteatzen direlako eta ikuspegi horrek ezberdintasunak areagotzen ditu bi mila hamairuan ppk estatuko gobernua hartu zuenean

aprobetxatuz pentsioen erreforma berri bat martxan jarri zuen eta erreforma horrek

emakumeen kasuan gazteen artean dagoen langabezi tasa ehuneko hogeita hamaseia da eta kasu askotan

ez dute kotizatzen edo oso gutxi kotizatzen dute praktika kontratuei esker horregatik gehienetan duten aukera bakarra da

bai derrigortuak urkullu jauna ez bere borondatez balizko aukerak baliatuz especialmente bochornoso es el caso de las mujeres

ustez gaur egun dugun pentsioen egoeraren argazkia larria da jasotzen ari diren pentsioak miserableak dira eta kudeaketa eta eredu bera

guk geuk bilatu behar dugu horregatik guztiagatik bada garaia eredu hori amaitutzat emateko eta geure eredu propioaren alde

irtenbide bakarra euskal pentsio sistema sortzea delako jakin badakigu

ekonomikoaren kudeaketa euskal autonomia erkidegoari dagokiola

funtsezko elementuak estatuaren esku daude kotizazio tipoak oinarrian prestazioen zenbatekoak hain zuzen ere

gorospe andrea eta gaur aldiz kontran agertuko zarete zer gertatu da edo akordio hori sinatu zenuenean benetako apustua

edo argazkian agertzeko kontua zen eh bilduk argi du sinatu genuena epe luzerako ekimena zela horregatik erabaki genuen

eta horretarako jaurlaritzak laguntza sozialaren arloan dituen eskumenak erabiltzen erretiro pentsio txikiak osatzeko formula bat gure formula hemengo jubilatuek gutxienez eaeko bataz besteko soldata garbiaren ehuneko hirurogeia jasotzen dutela bermatzen da zehazki jubilatu bakoitzak

gure proposamenean azaltzen dugun bezala lau urteko epean osatuko genuke legegintzaldi batean modu progresiboan hain zuzen ere lehenengo urtean ehuneko berrogeita bost bermatuko litzateke bigarrenean ehuneko berrogeita hamar hirugarrenean ehuneko berrogeita hamabost eta azkenik laugarrenean ehuneko hirurogei hau da

euro hilero formula horren bitartez lehenengo urtean jaurlaritzak

osatuko lituzke pentsioak eta neurri horretaz

jubilatu inguru baliatuko lirateke lau urteko epea igarota osagarriaren onuradunak ia

izango lirateke pentsioen osagarria progresiboki aplikatzeak

erraztuko luke bere kostea onargarria izango litzateke publikoetarako badaukagu finantziazio iturri ezberdinak gure proposamena gauzatzeko besteak beste

diru sarrerak handitzeko kotizazio mugak berrikusi beharko genituzke edo adibidez defizit mugak ematen digun aukera erabili dezakegu

es posible que existan otros motivos ya tendremos ocasión de escucharlos eta zer da gure proposamen inguruan jaurlaritzak esaten duena gure ustez erantzun eskasa eta grisa da baten kutsua duena jaurlaritzak adierazten du guk

hein handi batean bermatzen ari dela diru sarrera bermatzeko errentaren osagarriaren bidez gogoratu behar dugu gaur egun dagoen osagarri hori gutxieneko soldatan oinarritzen dela beraz

en la percepción de la seguridad social gaur planteatzen duguna neurri txiki batean egiten ari da une honetan jaurlaritzak egiten du

eta egiten dugun proposamena pentsioen inguruan dagoen eredua amaitutzat jotzen dugu eta horren aurrean gure sistema propioa eraiki nahi dugu

batean oinarritzen den sistema publikoa gaurko eta etorkizuneko pentsio duinak bermatzeko helburu duena eh bilduk

nahi ditu herritar guztientzat eta horretarako eskubide sozialen garapena ezinbestekoa da hori da gure hautua gure hautu politikoa galdera da ea gainontzeko

pentsatzen duten orain dela hiru hilabete pentsioen inguruko eztabaidan bilkura honetan

berriro diogu borondate politiko kontua da gai honek eremu politikoko beste batzuek bezala elkarrizketa eta negoziaketa behar dute eta ez danbatekoa eajk jaun andreak gaur eserleku horietan

aipatzen zuen borondate politikoa eta zoritzarrez danbatekoa gaurko honetan zuek eman duzue edo emango duzue baina guk

eman izana kasu honetan herritarren euskal gizartearen sudurretan emango duzue eskerrik asko eskerrik asko blanco
andrea jarraian aurkako txandara pasatuz aurkako txandan

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

aurkako txandan gure jarrera adieraztera gatoz

helburua da sistema propioa sortzea araban gipuzkoan bizkaian haien arabera pentsioak bidezkoak bermatzeko

de pensiones gure kontrako botoa emango diogu eta esan behar dugu bai formagatik eta bai edukiagatik emango diogula

pentsioen bermea espainiar guztion solidaritateari esker ematen dela gizarte segurantzaren kutxa bakarra printzipioari esker

berriro pentsioak izozteko asmorik izango etorkizunean alderdi popularrak esaten dudan bezala sustatutako erreformei esker nadie por tanto

egun on lehendakari sailburuok egun on guztioi gure legebiltzar taldearen

eh bilduk aurkeztutako lege proposamenaren aurkakoa izango da eta zuk esandako gauza batzuei gure

kontrako botoa argudiatzeko erabiliko ditut zuk esan izan duzu blanco anderea erretiro txikiak benetako

eta zuek hori planteatzen duzuela dagoeneko euskadin urteetatik aspaldidanik martxan daukagu gure formula propioa

gora jasotzen dute diru osagarri bat

ondo baino hobeto dakizu gure formula propioa

martxan dago euskadiko protekzio sozialaren sistemak dagoeneko martxan dauka guk ez daukagu argazkietan agertzeko

eusko alderdi jeltzalea ez du itsutzen argazkietan

baina eh bilduk aurkeztu duen proposamena arintasunez eginda dago zorroztasun falta argia daukana da

dagoena eginda segurtasun juridikorik

danbatekoa ez honelako gaiak

eta sinatu genuenak eta gaur aurkezten duzuenak edo gaur mahai gainean daukagunak

zerikusirik guk esan genuen gure legebiltzar taldetik hain justu esan genuen hauxe legebiltzarrean errejimen juridiko konkretu batean gaude eta hor mugitu behar gara

ekin gura badugu hori da esan genuena eta hori ez da eh bilduk planteatzen duen proposamenean esaten dena

blanco anderea hori da orduan esan genuena eta hori dela eta

bat egiteko eta inondik inora ez zen hau planteatu

seriotasun apur bat zorroztasun apur bat ze benetan eztabaidagai dugun gai hau benetan garrantzitsua da gizarte honentzat

beldurrarena hori da behin eta berriro erabiltzen dozuena eta lehen

gai honek ez du eskatzen beldurraren eztabaida egitea ezta demagogiarena ni miedo ni demagogia ninguno de los dos aspectos

ez beldurrik ez demagogiarik ez bata ez bestea eta esan duzu aipatu izan duzu

ekin diezaiogun eztabaida honi ni miedo ni demagogia

gorospe andrea erantzunen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria den blanco andrea zurea da hitza

kanpaina hutsean sartu zarete ardura hutsa zuena hori da

argazkian esan dizut lehenengo txandan ez gaitu argazkiak itsutuko

hori izango da argazkia aterako dena hemendik eta guk ez diogu horri ezelango beldurrik lehen esan dizut hogei mila pertsona dagoeneko aspaldidanik euskadin beste inon kobratzen ez dutena kobratzen

lan egiteko modua egin eta ez esan eskerrik asko eskerrik asko gorospe

eztabaida amaitu denez bototara jartzen da lege proposamena aintzat hartzen dugun edo ez bozkatu dezakegu

ondorioz ez da aintzat hartzen lege proposamena jarraian boto azalpena alderdi sozialistaren ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna gai zerrendako bigarren puntua honako mozio hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea mozioa

edo frackingean ingurumena babesteko neurri osagarriei buruz eusko legebiltzarrak onartutako legea dela eta ministroen kontseiluak gobernuko

eskaeraren inguruko adierazpenaren gainean mozioa daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

jarritako helegitearen inguruan proposamena egin duen taldearen txanda rojo andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko gracias presidenta y buenos días a todos

guztioi rojo andreak esan duen bezalaxe berriro ere frackinga eztabaida gai ganbara honetan eta uste dugu beharrezkoa dela azaltzea zergatik berriro ere

guretzako bi arrazoi nagusiengatik gaude gaur frackingaren inguruan eztabaidatzen

ingurumenentzako eta gure osasunentzako kaltegarria den praktika hori ekiditeko egin genuelako onartu genuelako ganbara honetan eta orain madriletik suspenditu egin dutelako hori da lehenengo arrazoia eta uste dugu

gaur hona frackinga ekartzeko eta da frackingaren mehatxua benetakoa delako lurralde honetan zoritxarrez

gure lurraldea mehatxatzen dutenak bat era zuzen batean enara baimena eta beste bat zeharka angosto baimena eta biak indarrean daudelako gaur egun

eta bietan promotorea eusko jaurlaritza delako beraz bi arrazoi

eta frackingaren mehatxua benetakoa delako eta eusko jaurlaritzaren eskuetan dagoelako ekiditea ala ez eta arrazoi bi horiek lotuta daude zelan daude lotuta edo zergatik daude

egingo dut edo kontakizun bat egingo dut jakiteko zelan heldu garen momentu honetara lege bat egin behar izan genuen

nahi zutelako ez horregatik ez ez madriletik derrigortzen zigutelako frackinga egitera ez horregatik ere ez

lege bat egin behar izan genuen hemen eusko jaurlaritzak frackinga egitea nahi zuelako eta horretaz babesteko

egin behar izan genuen ez dugu begiratu behar oso urrun mehatxua ikusteko eta arazoa non dagoen ikusteko zoritxarrez kasu honetan hemen bertan zegoelako arazoa eta hor dago gakoa gai honetan guretzako larria delako guretzako epaitegi konstituzionalean

erabakia larria da larria da berriro ere espainiatik gogorarazten digutelako gure baliabide energetikoak ez daudela gure eskuetan

hausnartzeko moduko gai bat da hori ez dagoelako aukerarik proiektu burujabe bat egiteko baliabide natural edo energetiko barik edo baliabide energetikoren kontrol barik

hausnartzeko gauza bat da baina larriena ez da hori kasu honetan hori larria izanik larriena da kasu honetan frackingaren kasuan mehatxua hemendik datorrela mehatxua hemen bertan dagoela ez dagoela kanpoan ez dugula madrilera begiratu behar

diru publikoarekin finantzatu delako beraz

baina ez kanpoko eraso batengatik defendatzeko ez barruko eraso batengatik babesteko

zegoelako diru publikoarekin finantzatzen zelako frackingaren egitasmoak baina gainera

lurralde honetan egiten enara baimena bai baina angosto baimena burgosen egiten delako edo frackinga burgosen egitea nahi duelako eta hor gu beti oso argi esan dugu

baina ez hemen ez inon eta gutxiago gure diruarekin egoera hori izanik

aurre egin zioten beste ekimen ezberdinen artean lege bat proposatu zuten

mezu argi bat helarazi ziguten fracking ez uste dut

zalantzan jarriko hori izan zela herritarren mezua gero ados edo kontra egon ahal gara baina uste dut ez dagoela inolako zalantzarik zein zen herritarren fracking ez horregatik eskatzen ziguten frackinga debekatzeko beraz herritarren mezua oso argi dago zein izan zen baina herritarrek fracking ez esaten zuten bitartean eusko jaurlaritzak fracking bai esaten zuen

horregatik hain zuzen ere lehen esan dudan bezalaxe onartu behar izangenuen lege bat honetan eta hemen gaude legea onartuta baina suspendituta baina berriro diot gai honetan ez dugu madrilera begiratu behar

daukagulako hemen bertan gai honetan bai erabakitzeko eskubidea gure eskuetan dagoelako fracking a aurreikusten duten baimenak eusko jaurlaritzaren eskuetan daudelako gaur bertan

eta gipuzkoan eta horretarako ez dugu sententzia bat itxaron behar ez dugu erabaki bat itxaron behar madriletik horretarako erabaki politiko bat behar dugu hemen hartu beharreko erabaki politiko bat lehendakariaren erabakiarekin nahikoa litzateke eta gure galdera da zein da eusko jaurlaritzaren erabakia gai honetan fracking bai ala ez hainbat bider tribuna honetatik saiatu naiz

galdera honi eta ez dut lortu ea gaur aukera daukadan fracking bai ala ez

gai honetan burujabe izan ahal garelako inork ez digulako fracking a

gure eskuetan dago kasu honetan eusko jaurlaritzaren eskuetan dago eta dirudienez eusko jaurlaritzak jarraitzen du fracking bai esaten eta esaten dut dirudienez eta zergatik esaten dut hori

beno ba horretarako adibide bat jarriko dut zoritxarrez

gure legearen inguruan kataluniako legearen inguruan ere aurreko astean erabaki bat hartu zuen eta bertan behera utzi zuen lege hori

kataluniako gobernuaren bozeramaileak hau esaten zuen

gai honetan fracking ez

energia arloan gu ez gaude momentu honetan inondik inora

ez ikerketa ez ustiapenen alde uste dogu politika publikoak eta diru publiko guztiak

jarri behar direla energia berriztagarrien arloan baina hori beste eztabaida bat da

teknika horren inguruan fracking aren inguruan beti oso argi fracking ez eta gaur egun eusko jaurlaritzak nahi izango balu

araba bizkaia eta gipuzkoa fracking gabeko lurraldeak izan ahalko ziren esango

besterik ez eskerrik asko maeztu jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

argazkian betaurreko atzetik atera zen lehendakaria iñigo urkullu zela eta ez lópez jauna bakarrik

eskerrik asko eskerrik asko carro jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz anderea erantzunen txandara pasatuz

da zuen aitzakia edo zuen komodina moratoria da esatea fracking bai baina ez orain hori da moratoria

bakarrik egunkariak edo aldizkariak irakurri behar dira jakiteko fracking aren porrota ze nolakoa dan hori bai

utziz hainbat enpresentzako eta hemen diru publikoarekin ordaintzen ari gara hori

utzi ingurumenean zer gehiago aztertu behar da jakiteko bost urte barru

eta ez dela batere errentagarria ez da batere errentagarria diru publikoa eta politika publikoak ez dira erregai fosiletan jarri behar

baina gure politika publikoak eta diru publikoak beste norabide baten jarri ez delako bateragarria jarraitzea edo saiatzea ustiatzea erregai fosilak

eta klima aldaketaren kontrako borrokan esatea gaudela ez da bateragarria inondik inora beraz nahikoa da

egin behar dozue berba jendeari eta esan behingoz

aztertzen bai ala ez eskerrik asko maeztu jauna
mistoa upyd ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak carro jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocarizek ez du hitzik hartuko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

ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako hirugarren puntua mozioa

lan pobreziaren aurka borrokatzeko euskal estrategiari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda sarasua andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

hasteko esan beharko dugu eh bildutik uste dugula pobrezia bere orokortasun osoan landu behar dela pobreziak ekartzen dituen dimentsio guztiak

nola aurre egin pobreziari bere orokortasunean nola bermatu edonork bizitza duina izatea baina gaur lan dimentsioan

eztabaidatzen ari gara beraz horretan zentratuko naiz ni ere

oso zabalduta sektore guztietan zein langile kolektibo ezberdinetan

datu gutxi batzuk emango ditut ez asko

eta noski eremu guztietan ere eremu pribatuan eta eremu publikoan ere bai sektore publikoko langile ere

daude askok eta askok eta burura etortzen zait adibidez

izan genituen eustateko langileen kasua nola langile horiek askok eta askok hiru hilabeteko kontratuak baino ez zituzten urtero

behar dutenak diagnostiko latza horren aurrean egoera larri horretan

azkena gaur eztabaidatzen ari garen legez besteko proposamenarekin zerikusi zuzena duena duela hilabete bat gutxi gorabehera

legez besteko proposamen horretan zehazki eskatzen genuen legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio bi hilabeteko epean burutu eta legebiltzarrean

kalitatezko enplegua sortzeko eta lan prekarietate orokorrari plangintza berria plangintza horrek batez ere emakumeen eta gazteen egoerari erreparatuko die eta bostehun milioiko aurrekontu gehigarria izatea

orduan uzten genuelako eta uzten jarraitzen dugu abian jarri beharko diren neurriak eraginkorrak izan beharko direla garai honetan ez soilik enplegua sortzeko baizik eta sortuko den enplegua benetan enplegua duina dela bermatzeko eta horretarako

dagoen aurrekontuarekin horretarako errekurtso ekonomikoak beharrezkoak dira jakin badakigu egin badaudela egun badaudela hainbat neurriak abian jarri ahal direnak

handitu gabe edo hemendik beste leku batera mugitzen edo moldatzen hori badakigu baina argi dago emergentzia egoera batetik

emergentziazko neurriak hartu behar direla horretarako konpromisoa hartu behar da diru kopurua izateko eta horregatik bostehun milioiko funtsa sortzea proposatzen genuen etahorregatik gure zuzenketan ere proposamen berdina egin genuen

baina baita ere noski pribatuan prekarietatea

emakumeen prekarizazioari aurre egiteko neurriak finkatzeko eta funtsean hirugarren helburu nagusia gazteen egoerari aurre egiteko

ere azaldu genuen defizit muga eta zorpetze maila malgutzetik adibidez eh bilduren ustez une zail

izan beharko lukete goseari eta prekarietateari aurre egitea pertsona guztien duintasuna bermatzeko defizita edo zorra ordaintzea baino baina are gehiago dakigunez bi mila hamabostean aurrekontutik

seiehun eta hirurogeita bi milioikoak izan dira eta jakin izan dugunez nahiz eta defizit publikoaren limitea urkulluren

betetze maila horretan beraz nondik atera

ez da arazoa edo behintzat ez luke egon behar

lan prekarietateari aurre egiteko eta enplegu duina sortzeko bideratzea eskatzea ez dela inongo

edo behintzat ez eh bildurentzat eta seguru nago ez gizartearentzat

gaur psek aurkeztu duen ekimenaren helburua

edo horrela ulertu nahi dugu ba segurua helburua hortik

eta oso antzekoa izan daitekeela gaurko prekarietateari aurre egiteko ausartak beharrezkoak dira sektore publikoan kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzeko behar diren langileak kontratatu behar diren lan eskaintza publikoak egin lanbideren kudeaketa txarrarekin bukatzeko horren errebisioa

ikuskaritzak paper erreferentea izan behar du prekarietateari aurre egiteko ez soilik

jarri ez benetan enpresetan lan egiten dituzten langileen esklabutzako egoera ez emateko eta gai horri zer esan lan osasunaren eta segurtasunaren faltaren neurriei buruz edo arauez betetzeari buruz benetan emakumeen egoera hobetzeko neurriak jarri behar dira zer esan adibidez etxeko langileen egoerari buruz eta gazteentzako neurri eraginkorrak baita ere eta zerrenda edo neurrien

luze eta luze izan daiteke baina berriro esaten dugu egun jaurlaritzak duen erronkari aurre egiteko lan prekarietatearekin bukatzeko edo behintzat hori gutxitzeko neurriak aurrekontuekin bideratuta egon behar dira

bestela behin ere hitz politaz beteta baino ez den beste adierazpen bat aterako da gaur hemendik eskerrik asko zulaika andrea

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi anderea zurea da hitza

legebiltzarkideok eguerdi on guztioi alderdi sozialistaren lan pobreziaren aurka borrokatzeko euskal estrategiari buruzko mozioa dugu eztabaidagarri eta honen inguruan hitz egingo dugu eta ez terapia behar duten sailbururen batek edo beste batek animatzera

de este gobierno vasco beraz gaira berriz bueltatuz lehenik eta behin esan behar dugu eta beste batzuetan ere egin dugun bezala

zurekin zulaika andrea pobrezia egoeran dauden pertsonek bizi duten egoera larria bere osotasunean aztertu behar da erantzun orokorra eman ahal izateko eta gure ustez

murriztu egiten da egoera latza saihesteko eman behar diren

egia da sarasua andrea toña sailburuak baten baino gehiagotan esan duela mundu aldakor honetan

gaur egun enplegua izateak ez duelako kasu guztietan gizarte inklusiboa bermatzen tamalez datu batzuek horrela adierazten dute

oposizioak jaurlaritzari eskatzen dio estrategia edo plan orokorra egitea lan pobreziaren inguruan askotan esan dugu lan pobrezia edo pobrezia

plan bat edo estrategia orokor bat gehiago edo gutxiago egiteagatik horrela izango balitz dudarik ez izan aurkeztuta egongo zirela

eusko jaurlaritza prest dago lan pobreziaren inguruan estrategia bat prestatzera eta horregatik erdibideko batera heldu gara alderdi sozialista alderdi popularra eta upydrekin

irakurri baititu eta gainera banatu egin delako solo

besterik ez mila esker eskerrik asko arregi andrea erantzunen txandara pasatuz

eskerrik asko berriz ere bueno ahora en este

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

bototara jarriko dugu erdibideko zuzenketa puntuka eskatu da

lehenengo eta bigarren puntua lehenik eta gero bigarrena eta hirugarrena lehenengo eta bigarren puntua

zuzenketaren lehenengo eta bigarren puntua bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

aho batez onartu dira lehenengo eta bigarren puntua jarraian hirugarren eta laugarren puntua bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamairu bai hogeita bat ondorioz onartuta geratu dira hirugarren eta laugarren puntuak ere

arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua lomceren aplikazioa eteteko urkulluren gobernuaren asmoen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda arrondo andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eteteko helburua duen mozio honek apirilaren hogeita biko osoko bilkuran cristina uriarte hezkuntza sailburuari egindako interpelazioaren ondoriozkoa da aipaturiko interpelazioan egungo hezkuntza sistemari buruz

hainbat galdera eskari eta proposamen egin genizkion sailburuari lomceri aurre egin eta gure hezkuntza sistema babesteko indartzeko eta eraikitzeko jasotako erantzuna benetan eznahikoa eta eskasa izan zela esan behar dugu eta horregatik aurkeztu dugu mozio hau

hezkuntzari azken urteetan egindako eraso handiena da zalantzarik gabe

lege atzerakoia zentralista eta gure hezkuntza sistemaren beharrei erantzuten ez dion legea delako eta horrela adierazi izan du legebiltzar honek ere bai ezezko

araba bizkaia eta gipuzkoako hezkuntza komunitatea eta eragileen aldetik eta lomceri aurre egiteko beharra eta konpromisoa
adierazi dute behin eta berriro mesedez isiltasuna mesedez

jaurlaritzak hezkuntza sailak heziberri bi mila hogei plana garatzen ari da

baina berriro argi esan nahi dugu heziberri eta curriculum dekretuak bizkaian eta gipuzkoan lomceren aplikaziorako

direla hezkuntza eragile gehienak hezkuntza sailarekin ez datoz bat ez datoz bat heziberriren curriculum dekretuekin eta ezta hartzen ari diren beste erabakiekin hor dugu

elkarrekin egindako agiria eta emandako azalpenak hezkuntza batzordean hor daude ere

hezkuntza plataformen topaguneak adierazitakoa

dauka sailak sarri esaten digu hezkuntza eragileen babesa duela baina inoiz ez du zerrendatzen jakin nahiko genuke

egiten ari den egiten ari den guztia eta egin gabe uzten ari den guztia ere bai errealitate honen aurrean sailburuak osoko bilkuran berriro esan zuen hori bai bigarren txandan

berarentzat errazena dena beste alde batera begiratu eta eh bildu dabilela

hori da adierazi zuena sailburuak interpelazio egunean pleno honetan benetan

sailburuak hori horrela dela argi dagoena zera da eh bilduren iritzia eta jarrera bat egiten duela

bat egiten duela hezkuntza eragileen iritziarekin

baina zuk hemen esan zenuena gezur borobila da guk bat egiten dugu hezkuntza eragileek azaldu duten iritzi eta jarrerarekin bitartean gainera hezkuntza sailburuak hezkuntza sailak

egiten du hiru adibide ipiniko ditut hori baieztatzeko lehenengoa eragileekin elkarlanean eta adostasunean ari dela dio eta lehen esan dudan bezala hori ez da horrela

ez dakit baina ez irakasle edo langileen ordezkariekin ez guraso elkarteekin eta ez benetan hezkuntza komunitatea osatzen dutenekin bigarrena azterketak ebaluazio sistema

plantoa egin zitzaion ikastetxeetatik maila handi batean froga hauei eta horregatik aurten sailak berak modu

esaten duena ezartzeko baina ikastetxeen ardurapean uzten du erabakiaren zama izugarrizko zama

eztabaida zentzugabeak ekarri dituelako eta azken batean ezer onik ez duelako ekarri

azterketa hori ez egitea nik uste dut horrek zerbait pentsatzeko

eta sailburuak zerbait pentsatu beharko lukeela horrelako erantzun baten inguruan ez da nahiko esatea beraiek erabaki dute ya está

hirugarren mailako frogak heziberri dekretuetan sartuta ditu eta beraz

gauza berdinarekin mahai gainean zuen helburua froga horiek egitea delako eta ez baldin badira egiten da ikastetxeetatik ezezkoa

hezkuntza komunitatea aktiboa da eskerrak gure ikastetxeetan eta benetan konprometitua gure hezkuntza sistema propioarekin eta

erasoei eraso anitzei aurre egiten zaio eta oraingoan ere horrela izaten ari da eta hirugarrena

jaurlaritzak sei urteetara luzatu ditu ikastetxe pribatuen hizkuntza itunak

onartuta inon eztabaidatu gabe orain arte lau urteetarako egiten ziren itunak orain lomcek diona aplikatuz sei urteetara luzatu da are gehiago oraindik kasu honetan jaurlaritza

lomcek sei urteko iraupena lehen hezkuntzarako ezartzen du eta beste etapa guztietarako lau urtekoa jaurlaritzaren aginduak etapa guztietarako itunak sei urteetara luzatzea erabaki du derrigortuta

eta gaia mahai gainean ipini gabe eta jakinda momentu honetan gai eztabaidagai dagoen gaia dela hainbat baldintza neurri adostasun lortu behar direla horren

kasu honetan ere bai horregatik diogu gauza bat esan eta beste bat egiten ari dela hezkuntza saila eta hezkuntza sailburua ez dakigu madrilen zer gertatuko den lomcerekin oraingoz

aplikatuta ez dagoen ataletan aplikazio egutegia eteteko prozedura ireki da aste honetan bertan albiste izan dira azterketen inguruan norabide aldaketak egongo direla edo egon daitezkeela oraindik zehaztasun handirik gabe baina aurrekoan esan genuen eta errepikatuko dut gauza bat gertatu madrilen edo beste gauza bat gertatu hemen ez baldin badira gauzak aldatzen eta dugun araudia aldatzen berdin zaigu

dagoeneko hainbat eta hainbat esparruetan jasota dago heziberriren curriculum dekretuetan beraz horiek indarrean mantentzen baldin badira

hemen ez du izango eraginik ez baldin bada curriculum dekretuak aldatzen ez baldin bada bertan behera uzten eta berriro

gardentasunez elkarlana sustatuz orain arte egin ez dena ez baldin bada berriro ere gaiari serioski

heltzen zergatik argi dago curriculum dekretuetan aurreikusten dira lehen hezkuntzan

azterketak laugarrena mailan dbh bigarrena mailan laugarrena mailan

ia ia urtero ipini ditzakegu ez dakit zer froga mota azterketa mota

horregatik diot kasurik onenean ere madrilen aldatuko balitz

arautegia ez baldin badugu aldatzen jasota dugula jadanik dekretu batean jasota dago eta hor gure ustez arazo serio bat dugu eta serioa dugu zeren

ari garenean denok dakigu ebaluazio sistemak hezkuntza osoa baldintzatzen dutela eta guk mantentzen baldin baditugu azterketan hirugarrena mailan lauenean bienean seienean eta abarrean hezkuntza eta egunerokotasuna

murgilduko da azterketa horiek prestatzeko egin behar dena egitera eta

eragina dute ere metodologian eta gauza guztietan beraz uste dugu eztabaidatzeko gaia dela guk uste dugu gure ebaluazio sistema propioa ipini behar dugula martxan baina horretarako adostasunez egin behar dugula eta ez aprobetxatuz lomce datorrela orain gehitzen dugu nahi duguna aztertu gabe ondo edo gaizki dagoen

eta egiten dugu hezkuntza sistema bat ulertezina eta guztiz ilogikoa gure ikuspuntutik hori da gure mozioan planteatzen duguna guk planteatzen dugu hemen jaso

inguruan hainbat erabaki hartu behar dituela jaurlaritzak eta erdibideko bat adostu dugu alderdi sozialistarekin gure ikuspuntutik hau dena jasotzen duena nagusiki

konforme gaude bat gatoz adostutakoarekin zergatik lehendabizi eskatzen diogulako

estatu espainoletik

aktiboki aurre egitea eskatzen diogu jaurlaritzari ez bakarrik hitzez aktiboki aurre egitea

eskatzen diogulako ere eragile politiko sozial eta bereziki hezkuntza eragile guztiekin

lortzeko bidea irekitzea eskola publikoa sistemaren ardatza izango den hezkuntza legea ahalbideratzeko ibilbidea

heziberri curriculum dekretuak erretiratzea bertan behera uztea eta horrekin batera bertan behera uztea indarrean ipini den zentzurik gabeko ebaluazio sistema eta hau guztiz lotuta dago esan dudanarekin madrilen gauza bat edo beste bat erabaki hemen ez baldin badira

berriro ez dugu ezer egiterik dekretu batean jasota dagoelako eta azkenik nola ez

osoaren hezkuntza kalitatea ekitatea eta inklusioa helburua

hartu beharreko neurriak hartuko dituena bide hori egitea guztion partaidetzarekin hori da erdibideko honetan eskatzen dioguna jaurlaritzari adostu dugu esan dudan bezala alderdi sozialistarekin

beste taldeekin zuzenketak ikusita honen inguruan adostasuna lortzeko

aurkeztutako zuzenketan lehenengo puntua guk aurkeztutakoa zen beraz hor guk ez genuen arazorik baina arazoaren muina

prozesu berri bat irekitzea partaidetzarekin elkarlana sustatuz eta modu gardenean eta horretarako

ezin direla indarrean mantendu eta ebaluazio sistema osoa berrikusi behar dela eta ez dekretu horretan mantentzen dena mantenduta eta hori izan da

adosteko honen inguruan beste gauza bat eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak

gure markoa heziberri da guk erabakiko dugu gure ebaluazioa nola eta noiz egin

celaá andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria berriozabal anderea zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburu eguerdi on guztioi hainbat gai eta kontu jarri dira mahai gainean ez ekimenean eta zuzenketetan bakarrik baita

zuen legea alde bakarreko lege inposatua eta zentzu horretan ezaguna da euzko alderdi jeltzaleak lomceri buruz duen iritzia behin eta berriro adierazi dugu madrilen

zuzenketaren lehenengo puntuan ere arrondo andreak esan duen bezala eta zergatia agerikoa da

eta euzko alderdi jeltzaleak esan dezake beti salbuespenik gabe posizio horretan mantendu dela ezin dute gauza bera esan hemen ordezkatuta dauden beste talde batzuek era berean legebiltzar honek jaurlaritzari eskatu zion jarrai zezala gure hezkuntza sistemaren kalitatea hobetzeko prozesua bere bikaintasuna hobetuz ekitatean atzera egin gabe

ondorioak minimizatu eta saihesteko besteak beste ezagunak dira auzitegi konstituzionalean aurkeztutako helegiteak

eragin kaltegarriak saihestu eta minimizatzeaz gain gure lehentasuna izan behar du euskal hezkuntza sistema eraikitzen garatzen eta hobetzen joatea

eusko jaurlaritzak gure sistemarekin eta gure inguruarekin lotuta dagoen helburua finkatu du helburu horietan nagusiena euskal hezkuntza sistemaren kalitatearen mailari eustea da eta bikaintasuna lortzeko bidean urratsak ematea zentzu horretan jaurlaritzak heziberri bi mila hogei egitasmoa aurkeztu zuen bi mila hamairuko

are gehiago heziberri aurreragotik dator heziberri urrian jarri zen abian eta geroago

eta heziberri ez da jaurlaritzaren helburu bat ez da helburu bat bere horretan tresna bat da euskal

aurrikusitako egitasmo oso bat hezkuntza lege bat onartzea helburu duen egitasmo oso bat eta ustez atzoko agerraldian

eztabaidaren harira gehiengo zabal bat egon gaitezke ados euskal hezkuntza lege bat beharrezkoa den horretan gaur heziberri erretiratzea eskatzera zatozte eta gaur gehiengo zabal batek landu eta adostutako eredu pedagogikoa bertan behera uztera eskatzera etorri zarete

uste dugu baina zuek gaur uste duzue bertan behera utzi beharrekoa dela eragileek landu duten

benetan uste al duzue orain arteko lana bertan behera utzita hezkuntzaren euskal legea gertuago egongo dela guk uste dugu

heziberri bi mila hogei planaren baitan eratzen ari garen hezkuntza eredu pedagogikoaren zutabe oso garrantzitsua da ebaluazioa ebaluazio ikasleen emaitzen hobekuntzarako behar beharrezko tresna da eta helburua diagnostikoa egitea da

kontra gaudela beren helburu bakarra kalifikazioa delako

ebaluazio gabeko hezkuntza eredu koherenterik eta osorik eta hirugarren mailako froga dela eta ez dela lehen hezkuntzako hirugarren mailako barne ebaluazioa gure propioa dugun ereduaren barruan kokatuta dago ebaluazioa osagarria proposatzen da sailak eginiko kanpoko ebaluazioen eta ikastetxeek eginiko

ez da azterketa bat ez da erabiltzen ikasleak kalifikatzeko hortaz kanpo ebaluazioa ez denez ikastetxearen esku dago

horregatik lasaitasun mezu bat helarazi nahi diogu hezkuntza komunitate osoari batez ere guraso eta irakasleei

ebaluazio diagnostikorako tresna da ez emaitzen arabera sailkatu eta

hortaz arrondo eta celaá andreak mesedez eskertuko genuke demagogia gutxiago

jokatzea hezkuntza eredu propioa nahi duzuela diozue batez ere eh bilduko ordezkariak baina sistema horren eraikuntzan emandako

aurkitu eta jarri nahi hori da gure ustez zuen helburua atzo

definitu zuen batzordean eragile batek hemen gertatzen ari den fenomenoa zatia hartu eta

heziberri osotasunean hartu beharreko egitasmoa da bat gatoz heziberri osotasunean hartu beharreko asmoa da eta zuek

osotasunarekin nahasten duzue bide batez euskal gizartea nahasteko guk hezkuntza eredu propioa nahi dugu baina nahi izateaz gain hezkuntza eredu propioa izateko

hezkuntza arloko eskumen horri esker urteetan erakunde eragile eta familien artean eskumen hori garatzen joan gara

abiatuta euskal hezkuntza sistema eraiki dugu elkarrekin eta sistema eraikitzen jarraitzeko oinarrizko akordio politiko eta soziala behar da

diseinatu nahi dugu eta horretarako lege bat nahi dugu

sistema bere osotasunean diseinatu eta arautzeko

kalitatean ekitatean inklusioan eta eleaniztasunean aurrera egin

baina hori guztia gutxieneko akordio baten gainean

ppk ez du zuzenketarik aurkeztu baina argi dago zein den guk

enfrente horregatik guztiagatik guk uste dugu aukera egon badagoela gure hezkuntza sistema garatzen jarraitzeko hezkuntza legea guztiok nahi dugun helburua baldin bada topatu beharko genukeela guztion artean legebiltzar honetan eta legebiltzar honetatik kanpo gutxieneko akordio baterako ataria gutxienez seguru nago euskal hezkuntza sistemaren kalitatearen alde

gure onena ematen jarraitzen badugu emaitza positiboak ikusiko ditugula horregatik

lege berria adosteko ustezko borondatea duen orok hezkuntza sistema propioa ustez eraiki nahi duen orok eta euskal hezkuntza legean sinesten duen orok gure zuzenketaren
aldeko botoa eman beharko luke besterik ez eskerrik asko eskerrik asko berriozabal

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

hasiko naiz agian lehen interbentzioan

maneiro jaunak estatu espainiarrak gure ikuspuntutik beste lege bat beharko du inongo zalantzarik gabe zeren eta lomce ez da ona inorentzat

gure legea egin nahi dugu guk gure hezkuntza sistema eraiki nahi dugu eta hori da nolabait gure iritzia hezkuntza sistema bat hemengo beharrei erantzungo diena eta madrilgo legeak onartu beharko luke

errealitate hori eta ahalmen hori guk hemen gure hezkuntza sistema garatzeko eraikitzeko ahalmena eta honekin ere uste dut alderdi popularrari maila batean erantzuten diodala bere

iritzi baten inguruan behintzat edo gure inguruan esandakoaren aurrean

berriozabal anderea lomceren kontra bai bai noski nola ez

ados gaudela baina ezin gara gelditu horretan ezin gara gelditu

ea madrilen zer gertatzen den guk gure tresnak garatu behar ditugu

aplikazio egutegia etetearen alde madrilen bozkatu zenuten zuek

baina horrek gurean zer esan nahi du zeren zuek planteatzen duzue heziberrik ez duela zerikusirik guztia horrekin eta ez da eta nik adibide batzuk ipini ditut ebaluazio sistema zeren arabera eraikitzen ari da edo finkatzen ari da gure lurraldeetan

horren arabera maila handi batean

hezkuntza itunak horren arabera egin dira eta jarraitu dezakegu hainbat gauza planteatzen heziberrin jasota daude

planteatzen dituen oinarrizko gauza asko eta asko beraz madrilen

egiten baldin badugu hemen zer egin behar dugu hori da galdera heziberrin jasota dagoena

ezin dugu eta ez da beharrezkoa horren arabera ere etetea bertan behera uztea guk uste dugu baietz

garatu dira curriculum dekretuak gaur egun arte adostasun nahiko du ibilbide horrek ba guk berriz esango dugu beste daturik ez baldin badiguzue ematen guk esango dugu ezetz

adostasun nahikorik eta horregatik ekartzen dugu ere eztabaida hau honetara uste dugulako benetan ez duela adostasun nahikorik ez eragileen artean eta ez ikastetxeetan eta bestela berriro esango dut nola egunero luzatzen ari den planto egingo dioten

frogei eta hori da adibidetxo bat adibidetxo bat besterik ez

gure ustez akordio zabala gure hezkuntza sisteman ibilbide sakon eta inportante bat egin behar delako

baina akordio zabala lortzeko parte hartzea gardentasuna

eta berriro diogu guk uste dugu lan hori ez dela egin eta gaur egun ez dela egiten ari eta horregatik planteatzen dugu lege bat beharrezkoa da ibilbide hori egiteko aurretik eramaten den prozedura ere oso inportantea da hori gabe oso zaila egingo da

edo adostasun handi batekin iristea lege bat izatea eta hor ere beste adibide bat ipiniko dut eta ez da nik esaten dudana sindikatu guztiak hezkuntza batzordean zuk zeuk ere entzun zenuen uste dut esan zuten gaur egun beraiek

kontsideratzen eragile bezala ere beraz heziberriren inguruan bakarrik aldebikoren bat izan dutela ez direla partaide eztabaida horretan eta hori guretzat oso larria da guk uste dugu

parte zuzena hartu behar dutela prozesu horretan eta gero beste gauza askoz hitz egin dezakegu ebaluazio sistemaz lehen aipatu dut duen garrantzia eta nola baldintzatzen duen egunero ikastetxeetan egiten dena eta horri heltzea oso inportantea dela

guztiz kontrako norabidean doala eta berriro aztertu behar dugula eta hori da gure bidea pentsatzen dugu gure hezkuntza sistemak balore asko dituela

bere osasuna ez dela txarra baina uste dugu gauza asko dituela hobetzeko gauza asko eta bide hori egiteko beste modu batean egin behar dela eta lehenengo eta behin

bertan behera utzi eta adostasun zabala prozedura gardenak

guztien parte hartzearekin eskerrik asko arrondo andrea

eh bilduk dio arazoa duela parte hartze prozesuarekin ez datorrela bat abian jarri den parte hartze prozesuarekin

zuk edo zuek daukazuen parte hartzearen kontzeptuarekin nondik norakoarekin uste dut esanahia edo kontzeptua gaizki ulertu edo

erabakitzea eta parte hartzea egon egon da inoiz ez da egon

munduan zeunden ezagutu al zenuen parte hartze prozesuren bat ebaluazioari dagokionez ere berriz jardun duzue guk berriro diogu ebaluazio sistema eredu pedagogiaren ezaugarriei lotuta dago marko horrek finkatzen dituen

lomceri beste adibide bat lomcek dibertsifikazio kurrikularra desagertarazten du hemen euskadin eutsi egin diogu hortaz

adibide gehiago ere badaude esate baterako matematiken artean maila baxuetan aukeratu behar ez izatea gero hezkuntza komunitatez

baina hezkuntza komunitatearekin ados omen zaude beti orduan kontua da segun eta eh bilduko

edo beste bat da dimentsio desberdina hartzen du zuretzat hezkuntza komunitateak

heziberritaz gara hezkuntza komunitatearen ehuneko ehun hartzen duzu

eskatuko nizuke mesedez seriotasun eta zintzotasun apur bat sistemak oro har behar du egonkortasuna

hortaz eskatuko nizuke ardura gehiagorekin hitz egitea edo behintzat hezkuntza komunitateaz ari zarenean zehaztea hezkuntza komunitatearen ze dimentsioak hartzen duzun eztabaida bakoitzean

oraindik urrats ugari emateko aukera ematen digula bide batez unescok heziberri goraipatu du azken txostenean

aukera bikaina dugula horrexegatik jakin badakigu eusko jaurlaritzak bere onena emango duela eredu pedagogikoaren garapenean
eta zentzu horretan gure babes osoa izango duela besterik ez eskerrik asko eskerrik asko berriozabal andrea

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

ez da onartu eta amaitzeko euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi bai berrogeita zazpi